egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

aldez aurreko gaia mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua eitbko zuzendaria

ordezteari buruz mozioari dagokionez behin betiko ebaztea martxoaren bosteko

berdinketa izan zen euskal talde popularrak eta mistoa upyd taldeak aurkeztutako erdibideko zuzenketari

egingo dugu zuzenketaren bozketa alderdi popularra eta mistoa upydren erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita sei bai

hemeretzi abstentzio ondorioz bertan behera geratzen da erdibideko zuzenketa jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hemeretzi bai hogeita zazpi ez hogeita sei abstentzio ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa eta amaitzeko euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua

euskararen erabileraren aurkako kanpainari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda isasi jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

presidentea lehendakari

legebiltzarkideok egun on interpelazioaren ondoriozko mozio honetan berriz ere euskararen egoerari buruz
hitz egin behar dugu isiltasuna mesedez euskararen normalizazio prozesuan momentu

joera aldaketa gertatzen ari delako gure begien aurrean zentsuetako datu demo linguistikoek

adierazle guztiek oro har erakusten digute normalizazio prozesuaren abiada apaldu dela apaldu

eteteraino eta egoera horretan hain zuzen euskararen berreskurapen prozesua mantsotzen ari den egoera horretan bereziki carlos urquijoren euskararen aurkako erasoa oso larria dela iruditzen zaigu

erasoa esaten dugu bai espainiako gobernuaren ordezkariak hizkuntza politika alorrean eskumenik ez duelako

bilatu duelako maltzur eta agintekeriaz jokatu du

maltzur udalerri txiki euskaldunak propio hautatu dituelako ahulenak direlakoan

agintekeriaz bere karguaz baliatu delako mehatxuka udal batzen aktak bidal ziezazkioten eskatzeko

jaunak euskeraren erabileraren normalizazioaren oinarrizko legearen erabilera makurra

euskara dagoen lekuan elebitasuna inposatu nahi du baina gaztelania dagoen lekuan ezikusiarena egiten du

eskaera egin genionean erantzun digu esanez estatuko administrazioaren ikuskatze eta kontrola

agintekeria berriro ere gardentasunaz hitz egiten dutenean hitz egiten duzuenean

sinetsiko dizue badakigu carlos urquijok espainiako gobernuaren esanetara diharduela argi dago aginduak hartzen dituela generalisimoaren garaien antzera

eta laudioko komendadoreak kontuak eman behar ditu bertako erakundeen aurrean udalbatzak izan herri aldetako

espainiako gobernuaren ordezkariak erantzun egin behar du eta hori da hain zuzen mozio honetan salatu eta zuzendu nahi duguna

espainiako gobernuaren ordezkariak hirurogeita hamabost udalerrien aurka

udalerri horietatik ia guztiak gipuzkoakoak

guzti guztiak udalerri euskaldunak

handiko udalerriak alegia argia aldizkarian azken alean argitaratzen den

espainiako gobernuaren ordezkariaren lotsaren mapa zeinen kontra jo du eta

jo du ez da hain zuzen eta hori argi utzi nahi dugu euskal herria bildu euskeraren gaia legebiltzar honetara maizen ekartzen duena

maizen ekartzen duguna beste batzuk izaten dira guk erantzun egin nahi dugu justifikaziorik gabeko

eraso horien aurrean edozein kasutan ondo iruditzen zaigu hizkuntza politikaz eztabaidatzea ganbara honetan

izatez batez ere prozesu soziala kulturala eta bereziki prozesu politikoa delako

euskeraren normalizazio prozesuko urratsik zailena euskera estandar sortzea izan zen

hori izan zen euskera batuaren abiapuntua zehazki

urtean abian jarri zena hori da

hizkuntzaren normalizazioan eta kasu honetan euskeraren normalizazioan urratsik zailena

hizkuntzaren estandarizazioak amaiera jarri zion

amaiera jarri zion euskara batuaren sorrerak abiada biziko galtzeari urte hauetan eta ari gara berrogeita hamar urte hauetan euskaltzaindiaren hizkuntzalarien eta euskalgintzako eragileen lana erabat arrakastatsua izan da

erabat diktadura garaian eta ondoren ere dagoenekoz euskara batua hizkuntza estandar sendoa eta erabat onartua da horrek esan nahi du gazteleraren pareko hizkuntza eredua daukagula bere forma

aldaera guztietan erabili ahal izateko unibertsitatean zein ekonomian

zein ganbera honetan euskaldunok badaukagu hizkuntza eredu garatua sendoa eta eraginkorra

egina dago zailena egin dugu baina orain gogorrena egiten ari gara gogorrena egiten ari gara

hizkuntzaren estatusa lantzen ari gara hizkuntza bizirik izateko ez da nahikoa hizkuntza eredu estandar bat izatea bestela

latina greziera klasikoa eta abar euskarak hizkuntza bizirik izateko estandar komuna izatetik harago estatus jakina lortu behar du hiztun kopuru gutxienekoa hasteko hiztun

jakina herri administrazioaren hezkuntza izatea hedabideetako hizkuntza izatea

hori da hain zuzen ere euskararen normalizazioa lortzeko eginkizun gogorrena

prozesu horretan sortu zaizkigu trabak eta zailtasunak araban bizkaian gipuzkoan eta nafarroan maila batean

euskararen erabileraren normalizazioaren oinarrizko

onartu zen gasteizko legebiltzarrean euskara hizkuntza estatus maila nahikoa lortzeko erakunde publikoen eta herri administrazioen lana funtsezkoa da esan genezake hori dela hizkuntza politikaren

eginkizuna hau da politika da une honetako giltzarria euskararen normalizazioa lortuko badugu euskarak politika behar du hizkuntza bizirik izango bada euskaltzaindiak dagokion lana egin zuen

estandar erabilgarria eta eragingarria izan dezagun euskara hizkuntza arrunta bihurtu zaigu edozer gauzetarako balio du lehen esan dut balio du

eta balio du finantza erakundeen kaudimenaz hitz egiteko

azalpenak emateko eta balio du ikerketa batzordearen banketxeren batean gertatu den ustezko irregulartasunak

euskarak edozertarako balio duen hezkuntza da beste kontua da hizkuntza gutxitua dela

beste era batera esanda euskaraz esan eta egiten denari nola halako zentzura ezartzen zaiola euskaraz

dugunari nola halako zentzura ezartzen zaiola bigarren maila jartzen dela hedabideetan ezkutatzen dela garrantzirik ematen ez zaiola euskaraz esaten duguna

eta hori aldatu egin behar da euskara hizkuntza ofiziala izanagatik ez du oraindik lortu herri administrazioan eta erakunde publikoetan

agerian utzi ditu legedian dauden ahuluneak gaztelaniaz berez egin daitekeena eta gehienetan egiten dena euskaraz ezin daiteke euskara mendeko hizkuntza da ez dago erabiltzerik gaztelaniaren ondoan ez bada astelehenean bertan gauzatu zen euskal herria bilduk eskatu zuen hezkuntza hizkuntza polítika eta kultura saileko sailburuak sail horri

sail horri dagokio hizkuntza politika horregatik eskatu genuen agerraldia sailburuaren eta sailburuaren azalpenak entzun ondoren gure interbentzioan eskertu nahi izan genuen sailaren jarreren aldaketa eta egindako ahaleginak udalerriei laguntzeko eta harritu gintuen

haserre antzean esan zigun euren aldetik ez dela inolako jarrera aldaketarik izan

ohartu ez izan daiteke edo ustekabean ikusi dugula haren jarrera guretik hurbilago zegoela zergatik jakin gabe izan daiteke ere

izan nahi duela hankagorri bataioan nobia bodan

adostasuna lortzea gu adostasuna nahi dugu adostasuna nahi dugu

ahalik eta zabalena hori behar dugu ez dugu nahi eta ez dugu gustuko amaigabeko hika mika ibiltzea euskara dela eta

baina ez gara makurtuko ez gara espaloitik

duintasunaren kontua da euskarari heldu egingo diogu euskaraz hitz egingo dugu nazkatuta gaude

nazkatuta gaude gutxiespenaz ironiaz eta erruki faltsuez nazkatuta gaude dena ez da poziktibity eta ez gara euskaldunok txipa

guk euskaraz bizi nahi dugu besterik ez gure jatorrizko mozioan lau puntu eskatzen genuen

jaurlaritzaren eta lehendakariaren eskumenak defenda ditzala iruditzen zaigulako ez da bakarrik hemen jokoan dagoena euskara da eskumenak da politika egiteko modua da

bere eskumenak jaurlaritzari eta lehendakariari bere eskumenak defendatzea eskatzen genion bigarren

jaurlaritzari eskatzen genion bere gain hartzea gure ustez tokiko administrazioen defentsa hirugarren puntuan eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen europa gutuna bidaltzea ordezkariari

laugarren puntuan figura hori berriz ere desagertzea azkenean euzko alderdi jeltzalearekin adostasun bidean lortu dugu eskertu nahi diot garbiñe mendizabal bere eskuzabaltasuna eta

iruditzen zaigu gai inportantea dela eta iruditzen zaigu bilatu behar dugula

eta bilatu behar dugula eta berritu behar dugula lege honek dituen itoginak tapatzeko modua gu

jaunarena kanpaina luze nekagarri eta aspergarria

zure jarrera ez dio mesederik egiten euskarari kalte handia egiten dio de hecho

no menos hizkuntzak komunikatzeko tresnak dira hala ere abertzale batzuk inposatu nahi dute modu horretan herritarren eskubideak urratzen dituzten eta gainera ez dute lortzen euskararen bultzatu eta indartzea alderantziz kalte handia egiten diote

y quienes tratan ahora de imponerlo eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria reyes jauna zurea da hitza

egun on eta eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok

joan den asteleheneko kultura batzordean hemen esan den bezala izan genuen aztergai

eta jakin badakigu jaurlaritza pertsonatzen hasia dela hainbat auzitan beizamako udalak eskatu zion laguntza eta auzi horretan pertsonatuko da sailburuordearen hitzetan

sailburuak eta sailburuordeak esan ziguten bezala kezkaz eta harriduraz ikusi izan dute gaia hasi zenetik espainiako gobernu ordezkaria

absurdoa dela uste izatea hizkuntza batek ofizialtasuna galtzen duela bestearekin erabiltzen ez bada

atzera buelta izugarria eman nahi du esan izan den bezala legeak ematen dizkion gainditu eta euskal erakundeen jarduera politikoa judizializazio bidean jartzen du etengabe epaitegietara makurtu nahian

esan genuen bezala espainiako interesen gotorleku bihurtu da se ha convertido

el papel de su vida espainiako gobernu delegatuak hainbatetan goraipatzen dituen legeei muzin egiten die konstituzioari eta estatutuari hain zuzen herritarren oinarrizko eskubide eta askatasuna murriztuz

zapuztu nahian dabil ez ditu gustuko hizkuntza politika eraginkorrak eta bere esanetan errespetatzen dituen legeen aurka ari da behin eta berriz konfrontaziorako erabiliz bera da legea urratzen ari dena jaurlaritzak bi ildotan lan egin du orain arte

juridikoki dagokion txostena egin du batetik hori esan zigun

erkoreka jauna eta horren arabera gobernuak garbi adierazi du

txosten hori udalen esku dago uemarekin hainbat bilera egin izan ditu jaurlaritzak eta alde horretatik behar duten aholkularitza ere badute bestetik hemen dagoen edozein aginte publiko guztiek baita estatuaren administrazioek ere ezin dute esan

administrazio publikoak direnez behartuta daudelako dokumentuak euskaraz ere tramitatzera eta hori legean dago

eta gazteleraz birbidaltzeko eskatu hori alegatzen badu bera ari da legea urratsen estatua sustapena egitera behartuta dagoelako europako eremu urriko hizkuntzen kartak besteak beste hori egitera behartzen duelako eta basarri handiak bertso batzean esan zuen bezala inola ere

batzuk estutik nahiago dute beste batzuk zabaletik hauxe pentsatu dezala sakon bakoitzak bere aldetik

partidu denen gainetik besterik ez eskerrik asko mendizabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz

responsabilidades del gobierno nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jaunak erantzunen txandara pasatuz isasi jauna zurea da hitza

egun on berriz antonio de nebrijak esaten zuen

maneiro esan behar nuen baina vicente reyes jauna laguna

zuk uste duzu zuk eta biok legebiltzarkideok garela

jasotzen dugula ganbera honetan benetan uste duzu tratu bera jasotzen dugula ganbera honetan nik autu bat egin dut

hemen euskaraz egiten dudalako zuetako baten baten eskubideak zanpatu egiten ditut erakunde honek

ahalbidetu egiten du nire eskubidea euskaraz egin ahal izateko baina zuek uste duzue

ez ez nik esan dut eta berriz ere esaten dut zentsuratuta gaude euskaraz dihardugunok

batere lotsarik gabe behin baino gehiagotan eskatu egiten diguzue zuek badakizue ni elebiduna naizela denok dakizue elebiduna naizela eta badakizue ez daukadala eragozpenik

erdaraz egiteko zuetako askorekin eta ez daukat lotsarik nik erdara maite dut

elebiduna izango da gure gizartea bakarrik izango da elebiduna euskalduna denean gezurra da

gezurra da gezurra da ez ez hori da gezurra hori da erabilera politikoa egiten denean euskararen kontra hori gezurra da hemen

ez da norbanakoen ez da pertsona bizirik ez dago munduan hizkuntza ez duenik gutxienik hizkuntza bat ez duenik eta pertsona orok

izateko ez bakarrik eskubidea beharra du eta pertsona orok

eskubidea du hemen asimetria badago eta asimetria hori erdararen aldekoa izaten da oraindik

eskatzen duzuena errealitatean da asimetriak irautea

gutxienik hori esaten duzue erdararen ondoan bizi ahal izatea eta guk esaten dugu nahiko nagusiak garela lortu dugula estandar bat eta guk euskaraz bizi ahal izateko eskubide osoa daukagula ez dugula erdara

inoren hizkuntz eskubidea zanpatzeko bitartea jar ditzakegu ganbera honek egiten duen moduan baldin eta zuek errespetatu egiten baldin baduzue gure eskubidea nahi dugun hizkuntzan jardun ahal izateko zeren hemen

hemen baztertu egiten da euskara behin baino gehiagotan zuzenean edo zeharbidez zerbitzurik ez dagoelako

interprete zerbitzua ez dagoelako eta erdaraz egin behar dugulako nik gogoratu nahiko nuke eta hemen alderdi guztietan izen batzuk

eta aipatuko dut hemen oso ezaguna den pertsona zena etb sortu zuena

edo martín ugalde jeltzaleak bere garaian biak zer zailtasuna eta zer borroka egin behar izan zuten

aukera izan nuen ezagutzeko juan san martín sozialista edo joxemi zumalabe honek

ematen dio argi hau kiosko batean dagoelako euskaraz dagoelako ele bitan jarri behar da baina

planteatzen da elebitasuna elebitasuna oyarzabal jauna elebitasuna guk bizi egiten dugu gu gara

aldarrikatzen egin egiten da eta guk hori nahi dugu eta horrexegatik adostu dugu eta guk ez dugu inolako

hausturarik nahi euskararen normalizazioen oinarrizko legeak hogeita hamabi urte

berritu egin beharra dagoela euskarak bultzada berri behar duelako

saiatuko gara bide horretatik gogoeta egin behar duzuenok zuek zarete zein nolako

eta elebitasunaz hitz egiten duzunean elebakartasunetik planteatzea hor oinarrian hor dago gezurra errespeta ezazue

eskerrik asko isasi jauna mistoa maneiro jauna zurea da hitza

de la gente gracias eskerrik asko maneiro jauna
euskal sozialistak taldearen ordezkariak reyes jauna zurea da hitza

eta hogeita bederatzi urte berriz auzitegi konstituzionalak epai famatu bat eman zuenetik epai horren arabera koofizialtasunak aginte publiko guztiei eragiten die baita estatuaren administrazioari ere eta administrazio publikoa den neurrian behartuta dago dokumentuak euskeraz ere tramitatzera herritarrek badute eskubidea

bietako edozeinek bi hizkuntzetako edozeinek du legezko balia biak direlako ofizialak el ciudadano carlos urquijo tiene derechos lingüísticos

eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza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

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena zumarragako ibaiondo ikastetxeko

txanda euskal sozialisten ordezkaria den gallastegui andreak dauka hitza

eskerrik asko gallastegui andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

zumarragako ibaiondo zentroa bertako langileen zeregina langile guztiena baina bereziki

oso lan gogorra berezia eta arriskutsua ere bada arriskutsua bere integraltasunean ez bakarrik arrisku fisikoa baizik eta

langileak azpimarratu nahi izan ditugu baina oro har langile guztiak baita segurtasunekoak ere duten ardura handia da

adingabekoekin lanean ari baitira haien gizarteratzea helburu izanda

zulo berberean erortzen diren beraz euskal herria bilduk argi dauka hezitzaileekin oro har zentroko langileekin zuzendariak eta zentroko heziketa zuzendariak kontatu egin behar dutela bideratu behar direla eta hartzen diren erabakiak guztien artean partekatu behar direla eta guztien artean hartu behar direla eta ez alde batetik hartuak

besteekin kontatu gabe eta hori funtsezkoa iruditzen zaigu gaur erdibidetu ditugun proposamenak neurriak praktikara eramaterako orduan

azpimarratu nahi ditugu gaurkoan bata langileak

kanpoko eta etengabeko alegia iraunkorra izango den ikuskaritza psikosoziala

iraunkorra behar dute egiten duten lanaren gogortasunak hala eskatzen duelako eta hori ezin da eman zentroan bertan dauden

baizik eta duten lan bereziagatik kanpoko babes bat behar dute zaintzeko beraien

aspektu psikologikoa emozionala erabiltzen diren protokoloen materialaren egokitasuna nahikotasuna benetako

egitasmoarena eta abar luze bat bigarren ideia eta helburua etengabeko formakuntza funtsezkoa da

koordinatzaileak ere hezitzaileak artatzeko esaten den bezala gazteleraz acogida hori egiteko neurriak bideratu behar dira eta abian jarri

izaten direla lanak duen ezaugarriengatik adibide bat emateko hasierako bost koordinatzaileetatik bakarrik orain bi koordinatzaile geratzen dira

eta horri gehitu behar zaio segurtasuna azpikontratatzerako orduan lan baldintzak gero eta okerragoak direla eta horrek ez duela ere segurtasuneko kalitatea

esparruan baina iruditzen zaigu etengabeko formakuntza behar beharrezkoa eta funtsezkoa dela hirugarren ideia eta helburua

egindako lan arriskuen prebentzio txostena betetzea jaurlaritzak zentroa bi mila bostean bereganatu zuenetik lehenengo aldia da

badakigu txosten horretan jasotako gomendio batzuk

eta hala moduz aplikatzen hasiak direla baina garrantzitsua da eta funtsezkoa da zentroko egoera hobetzeko bertan jasotzen diren gomendioak betetzea eta hori da eskatzen duguna

zuzendariek langileekin kontatuz elkarlanean eta partekatuz eta guzti honi beste kontu bat gehitu nahi diogu

bitarteko materialak lokalizadoreak eta abar zergatik esaten dugu hau

lokalizadoreak orain dela hamar urtekoak dira ez dira berriztatu eta etengabeko akatsak ematen dituzte beraz

diren berriztu behar diren eta hori guztia abian jarri behar dugu hezitzaileek beraien lana ahalik eta baldintzarik egokienean egiteko laburbilduz eskatzen duguna da gaurkoan neurri eraginkorrak premiaz hartzea

eta oso ohikoa izaten da horrelako zentroetan gertatzen diren egoerak eta hainbat gertakari barruan gertatzea eta kanpora ez gertatzea eta horrek azkenean zer egiten du areagotzea eta arazoei konponbidea ez ematea gaur hemen onartuko dugun erdibidekoarekin aukera paregabea daukagu ibaiondoko zentroan hobekuntzak abian jartzeko eta langileek

aldarrikapenekin eta gaur poztekoa da hemen kamara honetan dagoen gehiengoak eta espero dugu aho batez entzun izana eta entzun izana baino

praktikan jartzea onartuko dena eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi alderdi sozialistak aurkeztetako

ibaiondo ikastetxeko langileen protesta baten ondorio da protesta hori abenduan egin zuten langileek jasandako eraso batzuen ondorioz erdibideko

proposatzailearekin eta zuzenketak aurkeztu dituzten talde guztiekin

bi mila hamalauko urrian ibaiondoko hezitzaile lanpostuen arriskuen ebaluazio berri bat

eta hori guztia oinarri hartuta eta erabiltzaile perfil berrira egokituta ikastetxearen

berrantolaketa lantzen ari da planteamendu berria laugarren planari

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandan gallastegui anderea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

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamairu onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua

ebazpena hartzea euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena gasteizko mendien babesari buruz

proposamena egin duen taldearen txanda maroto jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on lehendakari jauna egun on sailburuak

hitzak bere blogean sartutako gogoeta batetik ateratako hitzak titular bezala oso ondo dago oraintxe azalduko dizut bigarren partea ere titular bezala oso ondo

titular horrek beste hainbat titular bezalaxe garapen bat zeukan

gasteizko mendiaren babesarekin gasteizko mendiak parke naturala izendatuz gero eusko jaurlaritzak egin nahi dituen lehenengo bi putzu

baimenaren barruan parke naturalaren barruan geratuko liratekeelako

horrela balitz parke natural horren natura baliabideen antolaketa planak ez luke onartuko putzu horiek beraz ingurumen araudiak

eta urkullu jaunak kanpainan esandakoa gezur borobila izango litzateke

zer egiten du pnvk zer egiten du gobernuak araudia aldatu arau jokoak aldatu ingurumen babesaren

parke naturala izendatu beharrean eta bere osotasunean babestu beharrean hamaika mila hektarea babestu beharrean lic bezala izendatu edo gero

zati txiki bat babestu bi mila hektarea noski

babesgune horren kanpoan utzita hor dago gakoa guretzako eta guretzako zoritxarrez eztabaida fracking a bai ala ez gasteizko mendietan gustatuko

bai ala ez eta zergatik baina zoritxarrez eztabaida da fracking a bai ala ez gasteizko mendietan

pnvk erabaki du fracking a egitea eta horretarako

bat da gasteizko mendiak parke naturala izan behar dela ez du soilik eh bilduk esaten edo alderdi popularrak edo alderdi sozialistak parke naturala izendatu behar dela legebiltzarrak esaten du

eta gasteizko udalaren osoko bilkurak esaten du hauxe da arabar eta gasteiztarren instituzio nagusienek esaten dute baina horretaz gain

eusko jaurlaritzaren zerbitzu teknikoek ere esaten dute ez soilik gasteizko zerbitzu teknikoek eusko jaurlaritzaren zerbitzu teknikoek ere esaten dute

urtean ingurumen sailak eta suposatzen dut barruko irizpen teknikoari jarraituz

bi mila hamargarrena urtean beraz parke naturalaren aldarrikapena ez da soilik politikoa gehiengo politiko baten aldarrikapena

ingurumenaren babesaren ikuspegi teknikotik eskaera ere eta horrela ez bada teknikoki natur baliabideen ikuspegitik edo natur baliabideen babesaren ikuspegitik bi mila hamarean

ezeztatzen duen txostenik balego ondo legoke jakitea

ateratzea txosten tekniko horiek eta tribuna honetan azaltzea baina ez soilik beste ikuspegi tekniko bat azaltzea baizik eta azaltzea zertan kale egiten zuen bi mila hamargarrena urtean egindako agindu hori

txosten teknikoak beraz badaukagu legebiltzarra arabako batzar nagusia eta gasteizko udala parke naturalaren alde

eta adierazpen politiko tekniko horren aurrean pnv zer pnv fracking bai

adierazpen instituzional eta tekniko guzti horien aurrean pnv

alegia ingurumena babesteko ez intsumisioa gutxi batzuen interes ekonomiko pribatuak defenditzeko intsumisioa gasteizko mendietan

bertan behera utzi duzuelako gasteizko mendia parke naturalaren izendapena

hainbat gauza esango nituzke baina akta batean oso ondo jasota dago publiko den

urtean egindako batzar batean jasotako akta bat akta hori enpresa publikoa industria sailaren menpe dagoen eta ehuneko ehun publikoa den enpresa publikoa

estatu batuetako bi enpresen artean egindako batzar bat da

inguruan eta bertan enpresa estatu batuarren ordezkariak galdetzen du enpresaren ordezkariak galdetzen du

dagoen enara baimena barruan dauden putzuak egiteko eta juan carlos vicuñak garai hartan shesa enpresa publikoaren zuzendariak esaten du eurek

duten datuen arabera arazo esanguratsu bakarra montes de vitoria parke naturala izendatzen baldin bada

arazo bakarra hori dela ba tira zortzi urte beranduago oregi andreak erraztu die lana oregi andrea fracking aren konplize bihurtzen da eta erabakitzen du parke naturalaz izendatzea

izendatzea abian zegoen edo baliabide naturalen antolaketako plana bertan behera

eta gune horren babesa murriztea noski enara bat eta enara bi putzuak babestutako gunetik kanpoan utziz beraz mozio bat aurkeztu dugu

batekin elkartu dena eta bi eskaera oso zehatz egiten ditugu alde batetik gasteizko mendiak parke naturala izendatzeko tramitazioarekin

antolaketarako plana onartzea

horren tramitazioan kontutan hartzeko herriak parke naturalaren barruan geratzen diren herrian eta euren partehartzea bermatzeko zergatik parke naturalen figura delako

natur baliabideak defendatzeko eta gune horretan dauden herrien garapen sozio ekonomikoa uztartzeko horretarako da

horretarako daude patronatuak eta hori da guretzako baliagarriena beraz bigarrenez parlamentu honek onartzen baldin badu gasteizko mendiak parke naturala izendatzea espero dezagun

eskerrik asko maeztu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo andreak dauka hitza

eskerrik asko aldaiturriaga jauna zuzenketarik aurkeztu duen taldearen txandara pasatuz mistoa upyd maniero jauna

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria maroto jauna zurea da hitza